hasiera emango diogu mesedez isiltasuna gai zerrendako lehenengo puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena euskadiko kooperatiben legea aldatzeko bat barra bi mila legea ekainaren hogeita bederatzikoa aldatzekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txanda badago eta kontrako txanda aldeko txandan nork parte hartu behar du alderdi sozialistaz gain

eta kontrako txandan gainerako guztiak bai orduan aldeko txandarekin hasiko dugu abisatu

bihotz bizi dagoela eta bozketa guztiak egingo ditugu bazkaldu aurretik

eta jendea urduri ibili ez dadin eztabaida egingo dugu eta gero bozketa azkenean egingo dugu euskal talde sozialistaren

eskerrik asko maneiro jauna aurkako txandara sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

berriro hitz egitea ganbera honetan gauzak nahasten saiatu zaretenek

gaian sortu den desinformazioarekin finean iruzurreko produktu horiek saldu dituzten erakunde finantzieroei jokoa egiten

jakin badakizue ez santanderrek eta ez bbkk ez dutela nahi izan ganbera honetara etortzea azalpenak ematera

agintariek egon beharko lukete kartzelan eta ez herrirako hemezortzi kideak horixe da espainiar estatuak egiten duena bere lotsak ezkutatzeko hain zuzen ere lotsagabe jokatu estatu sasi demokratikoaren pareko jokatzen du

zuek ez duzue konponbiderik eskaintzen esaiozue kaltetuei argi eta garbi planteatzen duzuen gauza bakarra da

eta hori euskal herria bilduk ere babestuko luke baina kaltetuei ez diezue konponbiderik ematen ustedes tampoco dan solución a las cooperativas ni mucho menos

bestalde uste dugu behar beharrezkoa dela kooperatiben iritsi zuzena jasotzea lehen eskutik jakite aldera zer finantziazio mota proposatzen dute alternatiba moduan antes de eliminar algo

kooperatibarekin bilerarik egin duzue konponbideak non dauden aztertze aldera

konponbidean aurrera egiteko oinarriak ganbara honetan proposatu ziren eta onartu ziren

beraz bidea zein den badakigu bada eman diezagun denbora tarte bat bitartekaritza lana egiten ari direnei eta arlo juridikoa lantzen dutenei

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

legebiltzarkideok egun on tramitera onartzeko gaur hona ekartzen den lege proposamenaren aurrean gure botoa aurkakoa izango da zergatik lege proposamen honek gauza bakar bat planteatzen duelako egun kooperatibek

hau da kooperatiba kanpoko finantziazioa tarteko beraien baltzu kapitala handitzeko edo zabaltzeko duten aukerari ateak ixtea

bazkideek egin ditzaketen aportazioen bidez eman daitezkeen

honek kooperatibak egun lehiatzen duten merkatuan traba eta mugez inguratzen ditu edo gutxienez

kooperatiben figura bere egokitasuna eta bere onurak goraipatzen

gure gizartean eta gure ekonomian jokatzen duten papera eta zein tresna beharrezko eta baliagarriak diren esaterakoan

etorkizunari begira hain beharrezko duten finantza bide edo modu berriei mugak

eusko sozialista taldeak euskadi kooperatibaren lau barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko legea aldatzen duen ekainaren

beste era batetara esanda kooperatiben erregimen ekonomikoari dagokionean

bazkideen ohiko eta nahitaezko aportazioetatik haratago bazkide beraiekin

handitzeko aukera arautzen duen artikulua ebazteko proposamena egiten du zergatik eta zertarako egia esan ez naiz argibiderik topatzeko gai ebaztea proposatzen den artikuluak egiten duen bakarra da ezaugarri batzuk

ez gehiago ez gutxiago gobernuak bere irizpidea azaltzerakoan egoki adierazten duen moduan bi eremu bereiztea ezinbestekoa da batetik

sozietate erregulazioa euskal kooperatiba sozietateen araubide ekonomikoaren parte den aldetik hau da ezabatu nahi den artikuluak esaten duena

kontsumoarekin eta ez erregulazioarekin zerikusia duena

laburbilduz eta eskematikoki adierazten duena da kooperatibak bazkideekin nahiz beste batzuekin kontratatutako menpeko edozein finantzak erakarpenen epemuga kooperatiba beraren kitapenaren aurretik

menpeko finantzaketak dira kooperatibak jaso eta kredituen lehentasunen

kooperatibak ekarpen hauek bazkideekin edo hirugarrengoekin egin ahal ditzakete baina

ekarpen hauen ordainketa finkoa aldakorra zein partehartzekoa izan daiteke ekarpen hauek epemuga kooperatiban likidazioa aurretik gertatzen ez bada ere

bere karteran eskuratuak ekarpen horiek inoiz ez dute eskubiderik ematen bere batzar orokorrean

gauza ezberdina da produktu horren merkaturatzea edota komertzializazioa mota honetako produktu batek hartzen duenak behar adinako informazioa izatea eta produktuaren erregulazioa gaur hona ekarri den proposamenak ordea

horregatik pentsatzen eta esaten dugu artikuluaren ezabatzeak

egia esan ez da artikulu hau ezabatzea proposatzen den lehen aldia legealdi honetan bertan legez besteko proposamen orokorrago baten baitan talde sozialistak gero aurrera atera ez zen saiakera egin zuen bat barra bi mila legea kooperatiben euskadiko legea

nahiz eta beste arrazoi batzuengatik edo gutxienez hori zen orduan esaten zena saiakera egin zuen talde sozialistak ez dakidana da atzerago joanda lau barra bi mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko legea euskadiko kooperatiben legea onartu zenean

antzeko terminoetan hitz egiten zenean zer irizpide zeuden ez dakit ezta ere mota honetako proposamenik estatuko edo

legediak aldatzeko egingo den egia esan honek ez lirateke gehiegi axolako era horretan euskadiko kooperatibak beste era bateko

estatuko beste kooperatibekiko ere desabantailan ipintzea suposatuko ez baluke lehentxeago zergatik eta zertarako galderak

ez da proposamen honen errealitatearen inguruaz jabetzen ez garelako errealitate horretaz gutxienez beste batzuek adina jabetzen gara errealitate horretarako

gutxienez beste batzuek adinako konpromisoa badugu ez dugu uste ordea talde sozialistak egineko

aldiz beste arazo batzuk sortuko lituzke eta hau guztia diot lehenik eta behin eta guztiaren aurretik beraien borondaterik honenarekin aritu ondoren egun bere burua arazo larri batean ikusten dutenei gure errespetua eta elkartasuna

era berean pertsona horiek eskatu eta izan ditzaketen zenbait proposamen ulertuz ere baina modu berean legebiltzar talde bati dagokion seriotasunarekin

ematen erori gabe proposamenaren ondorio guztiak aztertuz jarrera demagogikoak uxatuz

konponbideen aldeko apustua eginez gobernuak adierazi berri du euskal kooperatiba legearen araudia birsortzeko asmoa

tramite honetan eskuduntza dutenek ezarritako klausula orokorrez haratago bazkide ez diren hirugarrengoek nahiko informazioa izatea bermatuko duen klausulak jasotzeko disposizioa ere bai ziur

era honetako neurriak ziur horrelako finantziazio mota baten partehartzeko prest dagoenari bere erabakia hartzerakoan lagungarri izango litzaizkiokeela gure taldea ere

erabilpen egokia izan dadin bermatzen duten ekimenen babesle eta sustatzaile izango da besterik gabe mila esker eskerrik asko
urkola jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak ez du parterik hartuko bozketa esan dugu gero egingo dugula gai zerrendako bigarren puntua

taldeek egindako lege proposamena memoriaren eta bizikidetzaren institutua sortzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena aldeko txanda norbait gehiago parte hartu behar du aurkako txandan gainerakoak

euskal talde sozialistaren ordezkariak ares jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on guztioi duela hamasei hilabete legebiltzarrak

gehiengo zabalez onartu zuen ere bederatzigarren legealdiaren amaiera dela medio ezin izan genuen orain arte bide horri berriro eutsi eta gaur ere berriro gaurkotzen dugu orduko apustu berbera

aurreko legealdietan legebiltzarrean sortutako lantalde ezberdinek egindako lana alderdi eta pertsona desberdinen arteko eztabaida askoren ondorioa

haietariko batzuk ez daude legebiltzarrean baina bidezkoa da beraien lana eta ahalegina aitortzea mikel aranak eta aintzane ezenarrok

merezi dute oroimenaren institutuaren ibilbidean beraiena da ere

gaur hona dakargun proposamena oroimenean oinarritutako bake bat

proiektu honek etorkizunari begira dagoen ekimena da

etorkizunari begira baina ez gertatutako ahaztuz edo estaliz

ondo irakurriz gainera orrialde guztiak irakurri eta barneratuz

etorkizuna birpentsatu eta berregiteko baizik guztion artean birpentsatu eta berregin proiektu honek

giza eskubideen urraketa guztiak salatu egiten ditu ez ditu horrekin biolentziak bateratzen ez ditu konparatzen

baina biolentzia guztiak salatu egiten ditu giza eskubideen urraketa guztiak salatu egiten ditu biktima guztiak aitortzen ditu

baita diktadurak gerra zibilak edota terrorismoaren kontrako

biktima guztiak direlako erabaki injustu baten ondorioa

injustua izan zelako horrela aldarrikatu du legebiltzarrak behin baino gehiago eta hau izan behar luke

etorkizuneko bake eta bizikidetzak eskatzen dute indarkeriaren bidegabekeria aitortzea egindako

egia justizia eta erreparaziorako eskubidea horrela ezarri zuen legebiltzarrak adostasun zabalez bake eta bizikidetza lantaldearen ondorioetan eta horrela baieztatu zuen osoko bilkurak aurtengo martxoaren hamalauan

eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea eskerrik asko la memoria

baina estali edo saihestu nahi bada ere memoria tematia da lehenago edo beranduago beti azalera bere horretan edo sintoma moduan ikuspegi horretatik testu honetan agertzen den memoriaren kontzeptuaren inguruan aipamen batzuk egin nahi ditut proposamen honetan memoriaren kontzeptua agertzen den formulazioa zoru etiko delako horretan agertzen zena

hartzen dugu institutuaren aurreproiektuan memoria balio bezala agertzen da

helburua da ez beste helburu batzuetarako bitartekoa ondo ados gaude ponentzian esaten genuena

inposatu nahi zitzaigula zoru etiko hark memoriaren ikuspegi hertsia itxia hartzen zuela memoria

bortizkeri adierazpen ezberdinak deslegitimatzeko gaurko testuan

hori zen gure eragozpen nagusietakoa eta ez zen ulertu ez zen onartu ulertezina ulertezina zein temati jarri zen

gure erara agertzen duena are gehiago

giza eskubideen batzordeko menpeko ponentzia bat eratuko da horretan bai aurkituko gara

egitura hotz bat sortzeko bat egitea

ezin batera agertzea ponentzia batean zuek azalduko diozue gizarteari zergatik eskapatu zineten

zuek azalduko diozue gizarteari oraindik pazientzia baldin badauka zuei entzuteko

gertakariak definitzeko erabiltzen diren terminoak etaren terrorismoa eta

ez zilegiak horrela definitu behar da mende

erdi honetan gertatu dena aukeratzen den terminologia horrek kutxu politiko nabarmena du interes politiko dariola

ikuspegi horren arabera eta izan da terrorismoa praktikatu duena eta gainontzeko bortizkeriak eman beharreko erantzunean justifikatu edo lausotu egiten dira terrorismoaren terminoak kualifikatzen du ekintza multzo heterogeneoa zehazten ez dena ekintza armatua izan jarduera politikoa kulturala soziala terrorismotzat jo izan dira

ezein demokraziatan zigortzen ez direnak estatuaren bortizkeria erantzunezko bortizkeria bigarren kategoria batean geratzen da

terrorismoaren aurkako borroka zilegi bat egon da batzuetan kasu zehatz eta bakan batzuetan

suertatu dena ikuspegi horrekin batallón vasco español

eta berak sortutako biktimak estatuaren bortizkeria ondorio politiko zehatzeko planifikatua eta garatua izan da eta bada gaur egun ere

urraketak diseinatuak sistematizatuak izan dira era kontziente esplizitu eta programatu batean eta helburu politiko

are gehiago inpunitatearen mantaren azpian gordinak izan dira horrelako jardunak

denotatiboa izan nahi du eta objetibotasun itxuraz zuritu nahi da bortizkeria sistematikoa etengabea estatuarenaizan dena

kontraterrorismo ilizitoa izan zen jesús muñecasena

rodríguez galindorena elgorriaga gobernadorearena

memoria inbokatu daiteke dokumentu batean tortura exekuzio extrajudizialak

honen egitekoa nahiz eta horren inguruan ezer gutxi

aurreproiektuan eh bilduk uste du elkarbizitza demokratikorako akordio zabal bat erdietsi behar dugula baita ere

honen egitekoa inspiratuko duena akordio bat proiektu guztien aukera

oinarrituta herritarren atxikimendu aske eta demokratikoan oinarrituta eta giza eskubide zibil eta politiko

herri honetan dauden proiektu guztiak berdin zilegiak defendatu garatu eta gauzatu

espiritu horrekin jarrera horrekin eh bilduk memoria bizikidetza eta giza eskubideen eta giza eskubideen instituto baten alde lan egingo du behar den foro ponentzia eta

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna kontrako txanda aurkako txandara pasatuz mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

pentsatzen dut hau dela argazki bat kontutan hartu beharrekoa ez dakit zergatik gaur ez den aipatu

horren tresna moduan oinarria finkatzeko

argazkia oraindik ez baldin bada guztiz abanikoa osoa agertzen ere

erakusteko herri honetan zer gertatu den amortizatuta dago ahaztuta dago

berriro ere hitz egiten da ekidistantziaz ekiparazio eza esaten da biktimei begira erabiltzen dena zer esan nahi du horrekin

zeintzuetatik urrunago etaren biktima guztiengandik gertuago

memoria ezartzeko giza eskubide guztiak pertsona guztiengan indarra eduki dezaten proiektu guztiak defendatu eta ahal izateko berdintasun egoera batetik horrek bilatzen du elkarbizitza herri honetan inolako bortizkeriarik ez herri honek

gauzatzeko inolako inposiziorik ez horiek izan daitezen balioak institutu honen sorrerarako prozesuan bertan

eskerrik asko arzuaga jauna erantzunen bigaren txandan sartuz

maneiro jauna ez daukazu hitzik gai zerrendako hirugarren puntua

ados zaude ez ba bere horretan geratzen da gai zerrendako hirugarren puntua

eta behin betiko ebazpena hartzea euzko abertzaleak legebiltzar taldeak egindako

trebiñu eta argantzun burgoseko probintziatik banatu eta arabako lurralde historikoan batzeari buruz

estatuko gorte nagusietarako lege ekimena baliatzeko lege proposamena lurralde mugak aldatzeari buruz

burgoseko probintziatik banatu eta arabako lurralde historikoan batzeari buruz euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako

lurralde mugak aldatzeari buruz trebiñu eta argantzun burgoseko probintziatik banatu eta arabako

banatu zaizue dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu behar du horiek hiruaz gain maneiro jaunak ez kontrako txandan